egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu bakoitza zuen eserlekuetan eseri mesedez

gai zerrendako puntu bakarra ogasun eta aurrekontu batzordearen irizpena euskal autonomia erkidegoko

urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen lege proiektuari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena

irizpenaren eztabaida egiteko erabiliko dugun prozedura lehenengo

taldeen lehen txanda egingo da hogeita hamar minutukoa txikienetik handienera taldeek azaldu dezaten zer posizio duten egindako irizpenari buruz baita

erreserbatu badute zer arrazoi eduki duten erreserbatzeko erantzuteko txanda hamar minutukoa izango da eztabaida bukatuta

taldeen arabera bilduta nolanahi ere talderen batek eskatzen badu zuzenketaren bat aparte bozkatzea horrela egingo da gero aurrekontuaren gastuen laburpenak jasotzen dituzten laukiak bozkatuko dira

artikuluei egindako zuzenketei dagokienez horiek ere legebiltzar taldeen arabera bilduta bozkatuko dira isiltasuna mesedez posible da

gero zuzenketak erreserbatu zaizkien artikuluak jarriko dira bototara

irizpeneko gainerako artikuluak eta legearen izena bozkatuko dira azalpenak eman ondoren eztabaida hasiko da mistoa upyd taldearen

isiltasuna ezin dut ezta nik entzun hitz egiten ari dena isiltasuna jarraitu mesedez

ez du hitzik hartu behar eh bildu taldearen ordezkaria matute jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente anderea lehendakaria sailburuak legebiltzarkideok egun on

entenderán bi mila bederatzian

hasi zenetik jada urte batzuk pasatu direnean egoera ekonomikoak ez du hobera egin sistema ekonomiko osoa egiturazko krisi ekonomikoan sartuta dago

estatuetako gobernuak erabat bahituta ditu horren ondorio lazgarriak bruselatik lehenik eta madriletik ondoren ezartzen ari diren politiketan erraz sumatu eta pairatzen hasiak gara erreforma hitzaz mozorrotutako

urteetan herritarrek eta langile klaseak eskuratutako

den gizarte dual baterantz garamatzate aberatsak

aurkeztutako osoko zuzenketa defendatu genuenean pasa den abenduaren bederatzian oso sinplea eta logika den zer edo zer esaten genuen gauza bera egin ezkero

eta agerikoa da zuen gizarte eta ekonomia ereduak dituen emaitzak gaur egun pairatzen ari garelako eta gaur hemen eztabaidatzen ditugun aurrekontu eta emendakinak

proposatzen bestelako emaitzak lortzeko norabidea aldatu beharra dago eta hau zuek badakizue gai zarete ulertzeko baina ez duzue ezer egin nahi gauzak aldatu

subiranotasuna behar dugu politika ekonomiko eta sozial berriak martxan jartzeko erkidego honek ezin du bere politika soziala azkeneraino eraman erabakirik hartu

abiatzerik ez badauka bide liberalari eutsi behar badio aurrekontuak egiteko unean euskal herritarrek erabaki ez dugun egonkortasun legean inposatzen zaigu egungo markoan estatu espainolaren parte garen neurrian eta konstituzio espainiarraren aldaketarekin

ordaintzea lehenetsi den unetik ez dago hurrengo hamarkada osoan krisi egoera gainditzerik erabaki burujabeak hartzen ez baditugu kontrako egitea

egonkortasunerako legea betetzea adibidez hurrengo zortzi urteetarako

hipotekatzea eskatzen du eta horrekin batera madrilen gauza bera egingo denez urtetik urtera madrilera gehiago ordaindu kuporen bidez eta gutxiago jasotzea inbertsioetan ekarriko du estatuko

aurrekontuek islatzen duten bezala madrileko gobernuak luzapen egoera dagoen kupoaren negoziaketaren alde bakarreko irakurketa egin du ondorioz

egin du hain zuzen iazko zortziehun milioitik aurtengo mila laurehun milioietara kupoaren inguruan ere beraz

menpekotasunetik ihes egiteko estatu espainoleko zor publikoaren igoeraren ondorioz eman den kupoaren igoera eta estatuko indar armatuen

funtzionario guztien soldataren igoera batek momentu honetan

gaur egun bizi dugun krisi egoeran familia asko gaizki ari dira pasatzen baliabide gutxirekin bizi dira askok eta askok hezkuntzak aukera berdintasuna bermatu behar du eta hori dela eta hogeita hamar milioi

murrizketei aurre egitea urte batzutik hona ordezkapenak ez dira behar bezala bermatzen eta hori dela eta eh bilduk horri aurre egiteko ere emendakinak sartu ditu euskal herriko legea sortzen hasteko

modu honetan lomceri aurre egiteko eta euskal sistema propioa eta publikoa eraikitzen joateko pausuak emango ditugu hezkuntza eragile guztiekin

lantzen hasteko hezkuntza eragileekin batera irakasleen prestakuntza egiteko eta esperimentazio faseak ikastetxeetan

aldeko apustuarekin jarraitzea herri hau amildegira eramatea da baina zuek tematuak zaudete erregai fosilen aldeko apustuarekin petronor

entzun lehendakari jauna edo berriztagarriak edo eredu energetiko berriztagarria edo amildegia zuk aukeratu behingoz jarri gizartearen interes orokorra gutxi batzuen interes ekonomikoen gainetik madrilen berriro ere agerian utzi zenuten zuena negozioa dela energia berriztagarriak baztertzen duen erreforma energetikoaren alde bozkatuz berriztagarriak direlako eredu energetiko sozialagoa eta burujabea

baina zuek pp ren erreforma energetikoaren alde zuek

betikotzen gure zuzenketetan daukazue norabide hori aldatzeko aukera badakigu zer egingo duzuen kontra bozkatu seguruenez

urtean euskadin energi berriztagarriak garatzeko enpresa publikoa eduki beharrean jarraituko du

duen enpresa bat zuena bai marka horregatik

berriztagarrien enpresa sortzera bideratzea planteatzen dugu ez dago

gobernu honek ez du ezer egin arlo honetan ez egin ezta proposatu ere gure proposamena eta apustua oso argia da alokairuaren aldeko apustu irmoa egiten dugu aurkeztu ditugun emendakinak arlo honetan horren isla da

ematen hasi behar dugu horretarako bost milioi bideratu ditugu aurkeztutako zuzenketa partzialetan así

gastu edo inbertsio soziala bermatzeko diru gehiago behar da eta horretarako benetako zerga erreformari heldu behar diogu gehiago duenak gehiago ordaindu

osasun arloari dagokionez neurri zehatzak aurkeztu ditugu tolosaldeko klinikaren publifikaziorako eskualde bakarra baita ospitale publikorik ez daukana eta onkologikoaren

komertzio txikiaren aldeko berrikuntza eta garapena helburu duen egitasmoa egin

baldintza ditzatela lan baldintzak soldatak lan hitzarmenak eta langileen eskubideak gizarte klausulak ezarri behar dira lizitazio publikoetan eta erakundeek

berreskuratu behar ditugu emandako prestazioak eta sistema propioa sortu kudeaketa gardena zuzena eta ausarta egiteko

besterik ez mila esker eskerrik asko matute jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den gorospe andreak dauka hitza

egun on lehendakari sailburuok egun on guztioi maneiro jauna

osoko zuzenketaren eztabaidan eman nizkizun zehaztasunak eta erantzunak zure

proposamenei beraz ez ditut berriro argudioak errepikatuko baina berriro esango dudana da maneiro jauna ezin ditugula onartu

egiten dituen proposamenak ezin dugula onartu inondik inora gure kontzertu ekonomikoa gure ekonomia ituna pribilegioa denik inondik inora ere ez inork emandakoa denik ez dugu

laguntzak kentzea beharrezkoa den bitartean

kanpo ordezkaritza erkidegoaren eskumena delako

eitb abertzaletasunaren interesetan makurtuta dagoen hedabide bat edo instrumentua denik ez gara akordioetara iritsiko inoiz ezabatzeko

identitarias deitzen dituzunak kentzeko izan ere eta aurrekoan esan genuen bezala guk garapen iraunkorra defendatzen dugu baita kulturaren

dagokionez upydren eta euzko alderdi jeltzalearen artean adostasuneko esparrurik apenas dagoela aitortu zenuen aurreko eztabaidan eta horretan bat egiten dugu

adostu genuen hala da eta horretan bat gatoz ordukoan esandakoa mantentzen dugu eta esaten dizugu gure legebiltzar taldearen izenean berba egiteko elkarrizketarako beti prest izango gaituzula nahiz eta elkarrizketa horretatik sarri askotan ez den

denok ondo dakizuenez euzko alderdi jeltzalea eta alderdi sozialistaren artean gaur eztabaidatuko ditugun edo eztabaidatzen gauden aurrekontuak onartzea ahalbideratuko duen akordio bat sinatu genuen akordio hori

urkullu lehendakariak egindako dei bati alderdiek emandako erantzunaren ondorioz akordioa adostu zen

ekonomia suspertzeko eta enplegua sortzeko apustu irmoa egitea bereziki gazteei eta luzaroan langabezi egoeran egon direnei begira euzko alderdi jeltzaleak sinatu dituen akordio guztien xedea euskal herritarren

izan da krisialditik irten ahal izateko enplegua sortzeko eta gizarte kohesionatua lortzeko pertsonak ardatz inor baztertu barik eta batez ere egoera larrienetan daudenei lagunduz horretarako lan lerro

adostu ziren ekonomikoa produktiboa eta enpleguaren sorrera bultzatzekoa zerga sistemaren aldaketa eta iruzur fiskalaren aurkako borroka indartzea

euskal egitura instituzionalaren berrikusketa eta administrazioaren erreforma zerbitzu publiko eraginkorragoa izan dadin

ongizatea gure gizarte eredua eta oinarrizko zerbitzu publikoak mantentzeko akordioa

hartu zen gaur eztabaidatzen dugun bi mila hamalaurako

socialista sinatutako akordio guztiek dute erakundeen egonkortasuna helburu herritarren ongizatea helburu

eszenatoki berria daukagu aurrean erreforma fiskala euskadiko autonomia erkidegorako duela hilabete gutxi adostutako

eusko alderdi jeltzalea alderdi sozialista eta alderdi popularra erreformak bere fruituak emango ditu bi mila hamalaugarrena urtetik aurrera

todos los agentes políticos implicados alderdi sozialistarekin lortutako akordioaren ondoren jaurlaritzak eta talde popularrak

erdietsi dute bi mila hamalaueko euskadiko aurrekontu orokorrak onartzeko eta gure legebiltzar taldeak babestu egiten du

akordioak islatzen du zein den izendatzaile komun txikiena jaurlaritzaren eta alderdi popularraren artean gutxieneko minimo

aurrekontua instrumentu bat dela politika ekonomikoarentzat enplegua sortzeko eta ekonomia berraktibatzeko halaber akordioak jasotzen du

eta horretarako defizit publikoa gutxitu behar dela horixe baita europaren eskakizuna erakunde publikoak kudeatzen dituen edozein alderdirentzat

jaurlaritzak datozen ekitaldietan bere aurrekontu politika doitzeko konpromisoa hartu du finantza publikoen iraunkortasunari begira

aurrekontu egonkortasuna eta ongizate estatua mantentzea jaurlaritzak aurrekontu erregimenari buruzko lege berria garatzeari ekingo dio

egutegia jarraiki helburua izango da aurrekontu araudian hiru printzipio gehitzea aurrekontu egonkortasuna finantza iraunkortasuna eta urte aniztasuna hala nola

arabera konpromiso hau ez da berria konpromiso hau jaurlaritzak dagoeneko legebiltzar honetan damborenea jaunak egindako interpelazio bati erantzunez ogasun eta finantza sailburuak hartuta zeukan eta konpromiso bikoitz bat hartu zuen eta euretariko bata hau zen aurrekontuen inguruko araudia moldatzea

eta finantza iraunkortasunaren inguruko legedia aintzat hartuz eta bildurekin

teatralizazio hutsa postureo

hori da zuentzat eta zuek hemen egiten duzuena eta ondo dago antzoki batean espektakulo bat emateko hori bada zuek gura duzuena

es la política de bildu etor zaitezte beldur barik lanaren bidetik

negoziazioaren bidetik herrigintza egitera euskadiren mesedetan esta

en este parlamento lo dejan de manifiesto zuk estrategiari buruz egin duzu berba behin eta berriro

hemen dagoen estrategia bakarra bildurena da hemen dagoen estrategia politiko bakarra da urkullu lehendakariari babesik ez ematea babesik ez ematea gobernu honek egiten duenari babesik ez ematea

bildu agintean ez dagoenean hori da zuen estrategia bildu agintean badago bai bestela desprestigiatu eta babesik ez eman eta

izanda zuek bazaudete bai eta prest hartzeko edonoren laguntza

bilduk kudeatzen dituen erakundeetan aplikatzen du zuek planteatzen dituzuen neurriak ez jauna ni erakunde batean zinegotzia naiz eta ehuneko bosten soldataren igoerarik ez dago

ez da egia eta ikusi behar dena da zer den egiten dena kudeatzen den lekuetan behin baino gehiagotan hemen erkoreka sailburuak esan dizuen moduan ez konparatu zuek oposizioan zaudetenean eta gu kudeatzen gaudenean konparatu

eta hemen gobernuak egiten duena hori da zintzotasunez jokatzea eta bestea zuk ikusi zer den zer da zinismoa zer da hipokresia

gauza bat esan eta beste bat egin eta hona etorri gorritu barik hori aldarrikatzea pentsioak pentsioak

estatua ordezkatu baina erkidegoa da bakarra

aspaldidanik bere eskumenen esparruan bere eskumenen esparruan pentsio gutxien duten

laguntza osagarriak ematen dizkiona hau da bakarra ez dago beste inon baina bere eskumenen esparruan ez du ordezkatu behar inor

osasuna gure helburua herritarrei ahalik eta zerbitzu hobereneko kalitatea ematea da atzo bertan sailburuak darpón sailburuak sinatu zuen kontzertazioa eta guk ez daukagu ezelango erreparurik ezelango erreparurik kontzertazioa erabiltzeko

hobetzen bada elkarlanean eta elkar bizi daitezke oso publikoa eta pribatua baina lotsatzekoa dena da inon baino osasun sistemarik hobeagoa izanda inon baino estatuan

errenta babesa nagusiena hemen izanda hezkuntzan inbertitzen dena ikasle bakoitzeko diru gehien hemen egonda lotsatzekoa dena da eta negargarria dena da eta erantzukizun politiko barik jokatzea dena da eta seriotasun falta dena da hona etorri eta egoera larrian jendearen aurrean aurkeztea hori ez da erantzukizun politikoz

dirua eskatzen duzue eta euskal legea egiteko

abstenitu ez duzue adostu ez duzue babestu euskal hezkuntzaren legea egitea

zertarako ez baduzue babesten energia energiaren euskal erakundeari zuzenketak aurkeztu deutzozuez dirua kentzeko eta besteak beste diru horrekin diru laguntzak emango ziren baserrietan esate baterako

energia berriztatzaileetan erabilitako sistemak ipintzeko hori da planteatzen duzuena

gure taldeko bozeramailak erabilitako espresio bat

osoko zuzenketa eztabaidatu zenean esandakoa ba gozo dituzue ba bildukoek lehenengo sektorekoek

esateko lehenengo sektorea dela zuen ardura puro

puro discurso baina hemen euskadin batez ere aztertzen dena

egitea da ez esatea ez duzue planteamendu errealistarik egiten zuek gobernatzen ez dituzuen erakundeetan postu fikzio hutsak egiten dituzue asmatzen duzue sarrerarik ez dagoela aterako dugu

eta zuek kudeatzen dituzuen erakundeetan ez duzue gauza bera egiten atera atera

mila milioi gehiago eta kudeatu hori diru hori hori ia ez da ezta diru birtuala nik ez dakit ze diru den

amaitzeko gobernuaren aurrekontuak defendatuko ditut

egin ahal izan den aurrekonturik sozialena egin da

gastu sozialerako inbertsioa eta nik uste dut hori dela eta seriotasunez ekitea eta hori pertsona delako eusko alderdi jeltzalearen gure legebiltzar taldearen eta gobernu honen ardatza lehen esan dizut mila berrehun eta hogeita lau euro inbertsioa urteko eta ikasleko hezkuntzan

euro urteko eta pertsonako osasun arloan zazpiehun eta laurogeita hamasei euro urteko eta biztanleko inbertitzen ditu gobernuak gizarte babesean gizarteko altuena hurrengoa bikoizten du

nola liteke matute jauna jendearen aurrean agertzea

bezala hori erantzukizun falta da

hiru ardatz dituzte ongizate estatua mantentzea osasuna eta gastu soziala indartzea jarduera ekonomikoa bultzatzea eta enplegua sortzea eta aurrekontuen egonkortasuna eta finantza

banatzen da gastu aurrekontu orokorretako partida ezberdinetan herritarrentzat ahalik eta ongizate handiena lortzea izan da eta etorkizunean ere hori izango da gure helburua horrez gain eta are gehiago gaur egungo bezalako

erakundeentzat ahalik eta egonkortasun handiena lortzea herritar guztientzako

eutsiko zaie ongizatea euskal herritar guztientzako eta egonkortasuna erakundeentzat eusko alderdi jeltzalean badakigu

nork bere helburu batzuei uko egitea dela nork bere lehentasuneko batzuei uko egitea dela aurrera egiteko eta euskal erakundeei egonkortasuna emateko helburuz

alderdi jeltzaleak ez du inoiz akordiorik lortuko akordio horrek eskatzen baldin badu garena izateari uko egitea giza garapen iraunkorraren eredua defendatzen dugu

ingurugiroari dagokionez gizarteari dagokionez ekonomiari dagokionez edota dagokionez eta ez diogu uko egingo giza garapen iraunkorraren eredu propioa duen nortasun propioa duen

europan izateari eusko abertzaleak legebiltzar taldetik irmo defendatuko dugu eredu propioari babesa emango dion
aurrekontu hau eskerrik asko eskerrik asko gorospe andrea erantzunen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea

eskerrik asko matute jauna amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den gorospe andreak dauka hitza

eskerrik asko berriro legebiltzarburu andrea señoría señoría matute

besteekin baina nik errespetuaren bidea guztiontzat uste dut

bildurentzat momentu honetan estrategia politikoaren ikuspuntutik garrantzitsuena dena da urkullu lehendakariaren gobernuari babesik ez ematea

babesik ez ematea edo bildu edo inor ez

hori da zuen legebiltzar taldearen zuen alderdiaren

gure legebiltzar taldeko bozeramaileak egibar jaunak esaten zizuen aurrekoan euzko alderdi jeltzaleak negoziazio prozesuak irekitzen dituenean baita gainontzeko instituzioetan badakigu guk ehuneko ehunean ez ditugula gure proposamenak aterako

hori da negoziatzea zerbaiti uko egitera egotea hori da euzko alderdi jeltzaleak gipuzkoan agertu duen jarrera ere abstenitu erakundeei egonkortasuna

herritar guztien onerako agintean egon zein

beldur barik beldur barik matute jauna orduko horretan alderdi politiko bati zuzenean

oraingoan zuoi gonbitea eguberriak datoz

eta guztiontzat gure legebiltzar taldearen izenean urte berririk onena

eta sutsu berba egin arren jakin dezazuela ez haserre eta herritar guztientzat urteberri ona gura dugu eta urteberri horretan oso sano mesedegarri izango da

bildu ere beldur barik negoziazioaren bidetik

eskerrik asko eskerrik asko gorospe andrea eztabaida

lehenengo bototara jartzen dira mistoa upyd taldeak partidei erreserbatutako zuzenketak momentu bat hemen bi bloke egingo ditugu eh bilduk

zuzenketa batzuk ateratzea orduan lehenengo blokean

zazpiehun eta hamalau zazpiehun eta hamabost zazpiehun eta hogeita hiru zazpiehun eta hogeita bost zazpiehun eta hogeita sei zazpiehun eta hogeita bederatzi zazpiehun eta hogeita zazpi zazpiehun eta hogeita zortzi

zortziehun eta hirurogeita sei zortziehun eta berrogeita hamazazpi zortziehun eta laurogeita hamabost bederatziehun eta hogeita zortzi bederatziehun eta hogeita hamar bederatziehun eta hogeita bederatzi zazpiehun eta berrogeita hemezortzi zazpiehun eta hirurogeita zazpi zazpiehun eta hirurogeita hamar bederatziehun eta hogeita hamairu bederatziehun eta hogeita zazpi zazpiehun eta hirurogeita hamazazpi

zortziehun eta berrogeita hamaika zortziehun eta berrogeita hamairu zortziehun eta hirurogeita hamairu

zortziehun eta laurogeita bederatzi zazpiehun eta hogeita hamabi zuzenketak bozkatu ditzakegu

horrela pasa didate eta horrela da ados ba bozkatu dezakegu

mistoa upyd taldeak partidei erreserbatutako zuzenketa hauek orain bigarren blokeak gainerako guztiak bozkatu dezakegu

bai bat ez hirurogeita lau abstentzioak hamar ondorioz gainerako

jarraian botoetara jartzen da euskal talde popularrak partidei erreserbatutako zuzenketak hemen ere

alde batetik bostehun eta hemeretzi bostehun eta hogei bostehun eta hogeita lau bostehun eta hogeita hamabi bostehun eta hogeita hamairu bostehun eta hogeita hamabost bostehun eta hogeita hamalau bostehun eta hogeita hamasei ehun eta hogeita hamalau hirurehun eta berrogeita hamazazpi ehun eta hogeita hemezortzi berrehun eta laurogeita hamasei hirurehun eta berrogeita hemeretzi ehun eta hirurogeita bat berrehun eta hirurogeita sei

seiehun eta berrogeita hamabost laurehun eta berrogeita lau laurehun eta berrogeita bost laurehun eta berrogeita sei

laurehun eta berrogeita hamazazpi laurehun eta berrogeita hemezortzi zazpiehun bostehun eta hirurogeita hamabi berrehun eta hamasei berrehun eta hamazazpi berrehun eta hemezortzi berrehun eta hemeretzi berrehun eta hogei berrehun eta hogeita bat berrehun eta hogeita bi berrehun eta hirurogeita hamabost berrehun eta hamabi berrehun eta hamairu berrehun eta hamalau berrehun eta hamabost berrehun eta hirurogeita hamalau

hamar berrehun eta hamaika seiehun eta laurogeita hamabost berrehun eta hirurogeita hamazazpi eta seiehun eta laurogeita hamasei

hogeita hamaika ez berrogeita hiru ondorioz alderdi popularrak partidei erreserbatutako zuzenketa hauek ez dira onartu jarraian bozkatuko dugu gainerako guztiak bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamabost bai hirurogeita lau abstentzioak bat ondorioz

eh bildu taldeak partidei erreserbatutako zuzenketak bozkatu dezakegu

onartu bototara jartzen dira gastuen laburpen laukiak batzordeko eztabaidan onetsitako aldaketak sartuta bozkatu

emandako botoak hirurogeita hamabost bai hogeita zazpi ez

ondorioz onartuta geratu dira jarraian bototara jartzen dira batera euskal talde popularraren

zenbakiak dituzten zuzenketak hainbat artikuluei egindakoak bai

mila laurogeita hamara eta mila

banatuta bozkatzea barkatu mila laurogeita hamalau eta eta mila laurogeita hamar

kanpora ateratzen ditugu hasieran botako ditugu bi horiek eta jarraian gainontzekoak bai mila laurogeita hamar eta mila laurogeita hamalau bozkatu dezakegu

ondorioz ez dira onartu jarraian bozkatuko ditugu gainerako guztiak bozkatu ditzakegu

emandako botoak hirurogeita hamabost bai hamar ez

ez dira onartu jarraian bototara jartzen dira batera hurrengo artikuluak hamar hamalau hamasei hamazazpi hogeita hiru hogeita sei

xedapen indargabetzailea bozkatu dezakegu

eta bozkatuko dugu azkenik batera zuzenketarik ez duten irizpeneko gainerako artikuluak hau da batetik bederatzira hamaikatik hamairura

hogeita laua hogeita bosta hogeita zazpitik hogeita hamairura era berean

hamara bat xedapen indargabetzailea azken xedapenetako

bat bi hiru eta laugarrena eranskinak eta legearen izena bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamabost bai hogeita zazpi ez

horrenbestez bada onetsita geratzen da euskadiko autonomia erkidegoko bi mila hamalaugarrena urterako aurrekontu

legea jarraian explicación de voto boto azalpena pastor jauna zurea da hitza